arratsalde on guztioi berriro ekin diogu osoko bilkurari gai zerrendako zazpigarren puntua

mozioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua osakidetzako lan eskaintza publikoari buruzko ikerketa judizialari buruz mozioa cristina macazaga sáenz elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua osakidetzako

buruzko auzia deritzonean justiziari laguntzeari buruz talde proposatzailearen txanda ubera andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

orain arte osakidetzako lan eskaintza publikoaren auziak eztanda egin zuenetik

argudioekin frogatzen ikerketaren beharra eta neurriak hartzearen beharraz baina ez dugu lortu jaurlaritzaren gobernuaren jarrera jokabidea aldatzen eta are gutxiago horretarako konbentzitzen ikusi nahi ez duena baina itsuagorik ez dago murga andrea baina tristeena

gobernua sostengatzen duten alderdiek orain dela urtebete ia osorik babestutako mozioa ez dutela bete nahiz eta esaten duzuen betetzen

bat gobernuak ez die inolako elkartasun eta babesik eskaini kaltetuei aitzitik gobernuak bere burua aurkeztu du kaltetu bezala agian hor dago gakoa zer ulertzen den kaltetu bi jaurlaritzak ez du gardentasun osoz jokatu hiru

eta are gutxiago irregulartasunak frogatzen zituzten datuak benetan larria

eta lau jaurlaritzak ez ditu geldiarazi susmopean dauden kategoria guztiak

baloratuz baina urte betean ezer gutxi aldatu da bakar bakarrik bere burua behartua ikusi duenean gobernua urkulluren gobernua mugitu da eta osasun sailaren aurpegi aldaketarekin saiatu da sua mozten

eman nahirik baina ezer aldatu gabe hori da jaurlaritza egiten ari dena ideia bat ezarri gizartean baina errealitatea gobernuaren oasiari gainjartzen ari zaio dagoeneko

sostengaezina den sistema aspalditik eta desegiten ari den sistema osakidetzaren sistema desegiten ari delako

darpón eta murga andrearen auziari bi mila biko lan eskaintza publikoaren auzia ere gehitzen zaio salaketa gehitzen zaio beraz

aldatu gabe zer gertatu behar da zuen jokabidea aldatzeko hori da zuen zoru etikoa

ikertu nahi dutenak gardentasunez jokatu nahi dutenak justiziarekin elkarlana bilatu nahi dutenak egurtu gutxietsi eta kakaztu hori da gobernu honen zoru etikoa zergatik murga andrea

agian zure kargua eta osakidetzako zuzendariaren kargua kargu ertainek bahituta dutelako eta eurek direlako egiazki osakidetzan agintzen dutenak edo eta zuen gobernuak mantendu nahi duelako

hori hori mantendu nahi duelako eta inpunitate eremu hori edo eta

ezkutatu nahi diozuelako jendeari ondorioz zuen helburu bakarra da ideia bat ezartzea gizartean zuen gezurrak sinesteraino

eta gizartean ezartzeraino egia da orain arte funtzionatu

daukagu legebiltzarrean behin eta berriz gezurrak lau haizetara zabaltzen dituzue zuen burua biktimatzat agertuz gajoak gainerako guztiak

irudikatuz soil soilik eskatzen ari garenean ikertzea gardentasunez jokatzea eta arduraz jokatzea baina ez zuek jarraitzen duzue errealitatea ukatzen

akta eta dokumentazio guztia zeren urrian berriro aukera izan genuenean aktak ikusteko zuek jada dagoeneko ikerketa itxitzat ematen zenutenean barkatu akta guztiak jaso gabe zeuden

aktetan audioetan sartu gabe rojo andrea aktetan nahiko froga daudelako ikerketa sakon bat egiteko kategoria guztietan especialmente

han hecho eta jarraitzen dut argudio berberak erabiltzen dituzue ikerketa bat espediente bat irekitzeko edo espediente bat ixteko seriotasun eta arduragabekeria erakutsiz instrukziorako aukeratutako instruktorea arte

aukeratzen da eta gainera izan duen jokabidea audioetan frogatuta nahikoa delako espediente informatibo bat irekitzeko funtzionario horri

auzia epaitegietara ez iristeko eta barne mailan geratzeko zuen borondatea ez dakigu borondatea edo agindua zuen agindua zen murga andrea epaitegiei informazio guztia

izandako elaborazio bat izanak erakusten du erakusten du gobernu honek duen gainerako guztiekiko nagusitasuna prepotentzia eta herri hau beraiena dela eta nahi dutena egin dezaketenaren sentimendua

izan duzuen lotsagabekeria kaltetu gisa aurkeztuz epaitegietan behin eta berriro eta hori da erakutsi duzuen jokabidea behin eta berriro auzi

baina egia da eta egia da orain arte guzti honek funtzionatu dizue

eta segur aski oraindik ere funtzionatuko dizue baina horrek ez du esan nahi ondo dagoenik horrek ez du esan nahi etikoa denik

zuek ez zarete biktimak zuek erantzule zarete eta hemen ez daude onak eta txarrak ez hau ez da pelikula bat etiketak jartzeko hemen ez gaude lagunak egiteko hemen ez gaude zurikerietan aritzeko zuek gobernatzeko

horrek dakarren guztiarekin eta gu gaude oposizioa egiteko kontrol eta sustapen lana ez dakit ezagutzen duzuen hori agian hor dago gakoa

gobernatzea eta horrek ez du esan nahi batzoki bat gobernatzea itxurakerietan aritzea ez eta neurri batzuk hartzea zailagoa egingo dutenak etorkizuneko ope batean irregulartasuna

ikusita ikusitakoak eskatzen ari garena da

gobernu batek egin behar duena egitea eta ez digu balio esatea eta entzutea egin duzuela eta egiten ari zaretela orain arteko datu objektiboek hori ez dutelako erakutsi eta ez dutelako erakusten

eskerrik asko ubera anderea macazaga anderea zurea da hitza

arratsalde on berriro sailburuak legebiltzarkideok

urtebete ezagutu genuen osakidetzaren eskaintza publikoaren irregulartasunak

hain zuzen ere egon zitekeela eta momentu honetan denok dakigun bezala

dago aldi berean arduradun desberdinak ere jaso dira edo gobernuak onartu egin ditu dimisioak aurkeztu direlako denbora honetan urte luze honetan

eusko jaurlaritzaren jarrera ere hasieran ukatu zituela irregulartasunak gero txikitu nahi zituela eta azkenean

erabaki desberdinak hartu behar izan dituela hace

eskerrik asko garrido anderea euskal sozialistak rojo anderea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea eta arratsaldeon guztioi bueno beste behin ere bai daukagu

ganbara honetan eta nik uste dut hasieran esan genuenetik gaur esango dudanera ba ez dela egongo alde handirik

alde handirik ez den egon moduan ba zuek proposatu zenutenarekin hasiera batean eta orain proposatzen

eusko jaurlaritzak lehendakaria buru baita ere

hasieratik hasieratik gertatutakoaren aurrean erakutsi dutela

konpromisoa adierazi zutela gertatutako

lan eskaintza publikoa lan eskaintza publiko hau berme guzti horiekin burutzeko

eta elkarlana elkarlanean beste erakunde eta guztiekin elkarlanean aritzeko

taldekideok aukera izan dugu espediente guztietara iristeko

justiziari epaitegietara aurretik

informazio guztia iritsi publikoaren aurrean erabateko berdintasunez azalpen

eman ziren eman dira eta emango dira beraz

behin eta berriro behin eta berriro eztabaidatzen ari garen gai honek erakusten duela badagoela interes politiko bat temati heltzeko edozein aitzakia erabiltzeko ba eztabaida gai hau mahai gainean jartzeko

oso sinplea aurkeztu dugu alde batetik

jaurlaritzari jarrai dezala elkarlanean beste erakunde eta beste eragileekin eskatzen genion lan eskaintza publikoa berme guztiekin burutzea baina geure buruari

errugabetasun printzipioaren errespetua edo errugabetasun printzipioa errespetatzeko eta zergatik esaten dugu hori

aipatu den bezala badagoelako abian ikerketa bat instrukzio bat epaitegietan badago

eta ez da bukatu instrukzio hori eta hemen

entzun ondoren ematen du zenbait pertsona zenbait osakidetzako langile

errudunak dira hori aurretik eta gero egin dezagun ikerketa egin dezagun instrukzioa ikusteko erakusteko nola diren

eta beraz guretzako hori lehen biziko printzipioa da eta errespetatu behar duguna guzti guztiok

eta hemen aipatu da egindako barne ikerketa gertatutakoaren berri izan zutenetik

aurreko osakidetzako buruak bere eskumen edo bere

administrazio publikoen araudia errespetatuz eta horren mugaren barruan edo horrek ematen dituen

argitzeko zer gertatu den ezin dugu ahaztu laurogeita sei prozedura izan direla eta laurogeita sei prozedura horien guztien

osasun sailaren ekimenez enkargatu zen eta burutu zen

aztertuz banan banan gero barneko informazio espedienteak instrukzioak

funtzionario legelarien bitartez aurrera eraman ziren aktak jaso ziren

eta hori txostenetan jaso da eta txosten horietara denok eduki dugu aukera iristeko edo sartzeko edo jakiteko zein zen horien edukia

epaimahaietako kideekin hitz egin zen komentatu zen eta hainbat neurri hartu ziren

beraz kontuan hartuta datu horiek guztiak guk uste dugu osakidetzak

barne zeuden bide guztiak jorratu zituela

bitartean ezin dugu ahaztu beraz fiskaltzarekin

aritu zirela rojo andreak aipatu du nola izan zen informazioa

hori izan da hain zuzen ere guk azpimarratu nahiko genukeena instrukziogileak informazio gehiago eskatu duenean bidali da edo fiskalak

bidali zen ez zait argi geratu edo behintzat ez duzue asko hitz egin zuek aurkeztu zenuten erdi bidekoaz hor zenbait puntu jasotzen dituzue

beste kontua da frogatuta geratu den ala ez eta hori da hain zuzen ere desberdintzen duena gure planteamendua eta zuen planteamendua eta hori da zuek onartu nahi ez duzuena ezin dela edozer esan edozerrek balio duelako

kontuan hartu behar direla eta berme horien artean dago errugabetasun printzipioarena eta dago errespetua

ala da zuei bururatu zaizuelako hori behar ez bada bidaltzea ez duzue azaldu

zergatik bidali behar dira makina horiek bidali behar izanez gero ez dago problemarik baino aizu igual berak erabakitzen du ez dela beharrezkoa igual berak erabakitzen du

ez dela beharrezkoa makina horietan dagoena aztertzea hori bai argi izan

edo azterketak bidali ziren edo eraman ziren furgonetak ere bai fiskaltzara edo epaitegira bidali behar direla ez dagoela inongo arazorik

gero eta honetan bai gustatuko litzaidake pixka bat zuek ere bai

nola da posible hori zuek ari zaretenean behin eta berriro duela urtebetetik esanez osakidetzako

direla sistema mafioso klientelar baten bitartez

gaizki hitz egitea hori ez da gizartearengan zabaltzea mesfidantza osakidetzako profesionalengan zein izan da hemen jaurlaritzatik edo osasun sailetik egin diren mespretxu

qué manifestaciones gustatuko litzaiguke pixka bat zehaztea

lau aste eduki genuen osasun batzordean beste behin ere bai eztabaidagai hau

hain zuzen ere zehatz esateko gai edo eskaera berdina eta berriro ekartzen duzue

pasa da jada auzi honekin hasi ginenetik non daude behinbetiko froga horiek non daude non daude esateko filtrazioak egon zirela guk ez daukagu frogarik esateko

guk onartzen dugu hori onartzen dugu hori baina zuek egin ariketa berdina alderantziz eta ez esan audio batzuetan ez dakit zer esan dela edo beste ezer esan dela

gauza asko entzuten dira eta nik hau nire izenean esango dut nik uste dut gertatu den gauzarik onena izan daitekela audio horiek publiko egin izana ze mundu guztiak dauka aukera entzuteko zer esaten den eta mundu guztiak

ezagutarazteko eta bertsio horiek kontrajartzen ditugunean askoz ere iritzi aberatsagoa daukagu zer gertatu denaren inguruan

gauza asko esaten dira mila esker eskerrik asko orbegozo jauna
erantzunen txandara pasatuz ubera anderea zurea da hitza

guztion eskura egon direnak guztion eskura egon direnak eta zuek dituzuenak nik ez dakit zuk aktak irakurri dituzun eta dokumentuak

guk irakurri ditugu eskura jarri zaizkigun aktak eta por cierto aktetan agertzen dira erkoreka jauna zer falta den eta zer ez eta dokumentazio falta da eta aktak ere falta dira ez zuk

dena bidali behar da dena ikertzeko eta gero berak erabakiko du zer den baliagarria eta zer ez baina gobernu baten ardura da dena

no es esencial erabaki behar du eta hemen

etengabe aritu beste batzuei eskatzen eta zuek egin duzuen bakarra da ezkutatu eta makilatu horretan aritu zarete eta okerragoa dena kudeaketa on bat bezala erakutsi nahi izan gardentasunez jokatzen duzuela erakutsi nahi izan eta ikerketa gisa azaldu nahi izan duzue gaur zuk radio euskadin egin duzun bezala hori da zuen politika

gertatu da eta badirudi osakidetzan dugun infekzioa tumorea birusa sistemikoa dela badirudi

ausartik eta badirudi zintzorik ere ez hori sendatzeko gai denik

zuk duzu aukera osakidetzako bihotza sendatzeko ez dakidana da horretarako borondaterik duzun orain arte erakutsi duzunagatik

datu objektiboekin errelatoa ikustea besterik ez

zuek urteak daramazue presara begira kudeatzen eta ez gaixoari begira

noski gero nola onartuko duzue arazo bat dagoela eta arazo bat dagoela ez baduzu onartzen nola konponduko duzue ezinezkoa da

ope ereduaren aldaketarako proposamen batekin zatozenean zein sinesgarritasun izango duzue ikusita ez duzuela nahi izan ikertzea eta bai ordea ezkutatu

justiziarekin kolaboratu eta bai ordea oztopatu eta okerragoa dena ikusi dugunean

bai ordea beraien botere eremua eta inpunitatea mantendu nahi dutena osakidetzaren izen onaren gainean orduan zertarako behar dugu osasun sailburu bat murga anderea zer egiten duzu zuk osasun sailburuarekin karguan

hartu nahi hori da galdera

mila esker presidente anderea señora rojo

de dejar que exista mila esker eskerrik asko macazaga anderea ez du hitzik hartuko

eskerrik asko berriro ere ubera andrea froga datuak mahai gainean

tumorea sistemikoa da ez dago mediku ausartik zintzorik hori sendatzeko errepasatu esandakoa errepasatu errepasatu gero

osakidetzako profesionalen inguruan edozer esaten euren prestigioaren aurka tumorea sistemikoa da ez dago mediku ausartik zintzorik hori sendatzeko

pena ematen dit hori esateak baina benetan lotsagarria badago pelikula bat

siempre nubla la verdad eta hori ari da gertatzen kasu honetan urtebete daramagu

mesfidantzaz betetako ekimen baten atzean

aurreikusten zenuelako ez egiteko prentsara begirako politika eta erantzunean ez esateko ba gaurko soziometroan bada esango dizut baina oso gustora inoiz baino gustaroago esango dizut hain zuzen ere hori delako benetan amorratzen zaituztena

zuen egoera katastrofista honen aurrean oraindik ere herritarrek konfiantza osoa dutelako osasun sistema

ezintasuna ezinegona kezka horren gainean edo adierazten duzuen kezka horren amorru horren aurrean gaurko soziometroak

eta ahaztu gabe benetako soziometro dela hauteskundeak hauteskundeetako emaitzak horiek dira benetako soziometroa eta egia da nik ulertzen dut amorraraztea

mejorar las listas de espera vale perfecto aurreko asteartean joan den asteartean hitz egin genuen horri buruz ere bai

baina beste datuak ehuneko laurogeita hamairuk uste du euskal osasun sistemak

ondo edo oso ondo duela bost urte baino bost puntu gehiago hau da gero eta pertzepzio hobea dauka euskal gizarteak euskal osasungintza sistemari buruz eta ehuneko seik uste du que funciona mal y muy mal badakigu

hori eztabaidatu behar denenean macazaga andrea ez da etortzen berak etortzen da bakarrik hitz egin behar denean audioetan esaten denari buruz ez dakit zeinek esan duela ez dakit zer besteak esan duela ez dakit zer dena dela nahaste borraste bat

korruptoa mafiosoa eta abar eta abar benetan nik uste dut arazoa hori dela ezin duzuela jasan nahiz eta

aurrera egitea eta herritarrei behar bezalako zerbitzua ematen jarraitzea

gero beste gauza bat nik ez dakit zergatik uste duzuen zuek bakarrik egiten dituzuela aktak irakurri txostenak irakurri audioak entzun zenbat audio daude

argitaratuta hogeita hamaika daude ez dut aurkitu ane martin zuk aipatu duzuna interpelazioan kointziditzen duena egunkari bateko kazetariak idatzitako paragrafo berdinarekin

entzuteko aukera izan dut baina nik uste dut gaurkoan azpimarratu nahiko genukeena gure taldekoak ere oso kezkatuak daudela

eta oso gauza larri baten aurrean gaudelako eta interpelazioan ere esan zenuen mehatxua egiteaz aparte aipatu zenuen murga sailburua gezurtia dela koldarra zela aipatu zenuen

pertsona batek audio batean esandakoan duela hamabost urte

eta horretaz defendatzen denean esaten duzu ari dela defentsibara jartzen beste pertsonei atakatzen gezurti deitzen besteari eta abar ubera andrea nik uste dut legebiltzarkideen lana zuk esan duzun bezala dela kontrolatzea

jaurlaritzaren ekimen hori baina uste dut duela urte bete hasi genuen gai honekin

pasatzen ari zaretela eta ez guk ez dugulako gauzak argitzerik nahi baizik eta gauzak egiteko gauzak ondo egin behar direlako eta batez ere besteen eskubideak ere bai errespetatuz

beste gauza bat aipatu nahi nuen ere bai baina ikusita denbora agortu dudala besterik ez mila esker eskerrik asko

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemosek sinatu duten erdi bideko zuzenketa bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu erdi bideko zuzenketa jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu alderdi popularraren osoko zuzenketa eta azkenik euskal sozialistak eta eusko abertzaleak sinatu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

contra berdintasuna dagoenez berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita hamasei boto aldekoa treinta y seis contra beraz

ikusita hurrengo plenoa noiz izango den eta

berriro bozkatuko dugu berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

contra beraz berdintasuna dagoenez bertan behera geratzen da

gai zerrendako zortzigarren puntua mozioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua kultura auzolanean programaren egoerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

y será más fácil muchas gracias eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda eh bildu taldearen ordezkaria

burua despitatuta nabil gaur bi mila hamazazpieko urtarrilak hamazazpiko gobernu kontseiluan

jarduna egituratuko zuten plan estrategikoak onartu ziren gobernu kontseilu hartan eta

erabakien arabera hamabost ziren plan estrategiko horiek kezka agertu genuen orduan gobernu honek ez zuelako jarri bere lehentasunen artean

plan estrategikorik horien artean hamabost urte daramagu jaurlaritzaren aldetik sakoneko neurri estrukturalik hartu gabe

ezberdinek aldarrikatzen duten moduan beharrezkoak dira epe luzera begirako planifikazio eta neurriak adostu diseinatu eta abiatzea kulturaren

jasota daude honek sakoneko adostasun zabalen premia eta epe luzera begirako estrategiak definitzeko beharra erakusten du eta horrela jaso egiten da hainbatetan euskal autonomi erkidegoko aldundi eta udaletan plan estrategiko kultural berriak abiatu dituzte azken urteotan eta horiek definitzeko gainera gehienetan parte hartze prozesu bat abian jarri dute

uste dugu garaia dela ere herri ikuspegi batetik epe ertain eta

kulturarako plan estrategiko bat diseinatzea

oinarriak aurkeztu ditzala urtea amaitu aurretik eskatzen dugu baina

osatzen dugun sortzaile industria kultural erakunde aditu eta eragileen parte hartzea bermatzea ezinbestekoa dela hasiera batean

irakurtzen eta hau irakurtzen ari nintzelarik nahiko oharkabean

batzuk harritu gintuen transkripzioan irakurri daitekeen bezala hitz egiten da

sailburuaren hitzak hitzez hitz irakurrita eta apur bat

edo aho bete hortz geratu ginen gutxienez legebiltzarrean ez genuelako honen berri ordura arte eta

kulturgintza sektoreko hainbat eragileekin eta hauek ere ez zutenez

kultura kontseiluko kide bati galdetu eta antza denez beraiek dakiten bakarra da hilabete honetarako ekainerako deituta zegoen bilera bertan behera geratu dela

harremanetan jartzeko kultura kontseiluko idazkariarekin eta hori da azken urte honetako pues bueno kultura kontseiluarekin egon den hartu

bai ertain eta luzeko kultur politika finkatuko duen kulturarako plan estrategiko bat diseinatzea baina ibilbidea limitatuta izango da kultura ekosistema osatzen dugun sortzaile industria kultural erakunde aditu eta eragileen parte hartzea bermatzen ez bada eta horregatik espero dugu gaur aurkeztu dugun gehitzeko zuzenketa onartua izatea eta sailburuak

aurreko ostiralean adierazitakoa errealitate bihurtzea urtea amaitu aurretik baina

kultura ekosistema osatzen dugun gainontzekoekin batera bidea eginez adostasunetik abiatuta elkarren ondoan eta ez goitik behera egindako proposamen bat
izanda eskerrik asko eskerrik asko estarrona jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak romero andrea zurea da hitza

eskerrik asko romero anderea elkarrekin podemos garcía anderea zurea da hitza

en euskadi eskerrik asko eskerrik asko garcía andrea euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

lehendakari jauna sailburu jaun andreok legebiltzarkideok jaun andreok arratsalde on denoi señor barrio vamos

estarrona jauna zure gehitzeko zuzenketari ordea ezetz bozkatuko diogu

kontziente naiz esan duzun horretaz mozio hau sorrarazi zuen interpelazioaren

hartuta sailburuak kultura bi mila hemeretzi hogeita bi izeneko plan estrategiko bat aipatu zuela nahiz eta hori bezain egia den argi utzi zuela gobernu bezala euren eskumeneko arlo ezberdinetan garatzea eta sustatzea dagokien jardueren ildo estrategikoak ezartzen dituen izango zela ez da zuk eskatzen edo nahiko zenukeen plan estrategiko hori izango sailburuak aipatu plan hori laster gobernu kontseilura joango da eta gerora legebiltzarrean aurkezteko borondatea ere badago

eramango da eragileekin konpartitzeko saileko hurrengo urteetako jardueraren ildo estrategikoak markatuko dituen

egiteko era balioan ipiniko duena ez zuk eskatzen duzun plan estrategiko hori baina bai sailaren ildo estrategikoak markatzen dituen

dena eta baita ere eragileekin partekatuko dena bere baina zure zuzenketan eskatzen den plan estrategiko gisa ez hala ere nik

kultura auzolanean programa aipatu eta goraipatu nahi nuke kultura auzolanean lehendabizi kultura arloko beste instituzio publiko eta eragile sozial eta pribatuekin izan beharreko harreman eredu bat delako adostutako lan programa bat egitasmoak lehenetsi eta zereginak

kultura auzolanean lau zutabe nagusi dituen lan egiteko modu bat da kulturaren inguruan elkarlanean instituzioen arteko koordinaziotik hasita kulturaren hakoba deritzona eusko jaurlaritza hiru foru aldundiak hiru hiriburuetako udalak

non euskal herri administrazioetako ordezkariek proposamenak eta ekimenak aztertu eta adosten dituzten gerora kulturaren euskal kontseiluari proposatzeko

funtsezko balorea duena erabakiak hartu edo kudeaketa kulturalerako izan gabe hausnarketarako zein kontsentsuak lortu eta definitzeko gune bezala hirugarrena ordezkaritza sektoriala gaur egun gehiegizko zatiketa duena eta sektore artekoak eta zeharkakoak gero eta garrantzi handiagoa duten honetan

eta laugarrena kulturaren euskal behatokia kultura jarduera eta bere ebaluazioaren ezagutza eta jarraipenerako ezinbesteko baliabide zein sektoreetako plan estrategikoak gauzatu eta egoeren azterketarako oinarri batean bihurtu dena gure ustetan

egiteko egiten denaren kalitateari egiteko moduaren kalitatea gehitu nahi baitzaio eta jatorrizko ekimenaren eskutik interesgarria iruditzen zaigu aipatzen zen kultura auzolanean programako bigarren fase edo etapa honetan datozen hilabeteetako hausnarketa partekatu dezagun eskerrik asko

beste norbaitek estarrona jauna zurea

bigarren hausnarketa bat eta nik zintzotasuna askotan eskertu egiten dut eta egia da eajko ordezkariak aitortu duen bezala pues bueno gobernuak hemendik aurrera eta dirudienez udazkenean aurkeztuko duena

ildo estrategikoak eta hor nabarmendu egin duzu sailak garatuko dituen ildo estrategikoak edo kulturak herri honetan behar dituen estrategiak eta beraz hori ere eskertzen dizut zeren gauza ezberdinak guk nahi genuen pixka bat plan estrategiko bat zehazte aldera

herri honetan kultur estrategiarik gabe denak planak izan dira urtetik hona eta beraz zintzotasun hori

romero anderea elkarrekin podemos

ez euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza bai

legebiltzar buru anderea eserlekutik zure baimenarekin

nik eskertzen diot

eh bilduko ordezkariari egia esan ni

inori ez dena esateko asmorik izan baina uste dut zure argudioan ez duzula ondo ezberdintzen gauza bat

ez izatea eta nik uste dut estrategia

eusko alderdi jeltzaleari dagokionez etxe honetan eta eusko jaurlaritzan behintzat mila bederatziehun eta laurogeitik hona badagoela beraz

eta plan estrategikoak plan estrategikoa ez izateak ez du esan nahi estrategia ez dagoenik eta gure ustetan gainera estrategia argia eta sendoa eskerrik asko

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu lehendabizi eh bildu taldearen gehitzeko

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita zortzi boto aldekoa hogeita hamasei contra zortzi abstentzio beraz gehitzeko zuzenketa ez da onartu jarraian bozkatuko dugu carmelo barrio barojaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamabi boto aldekoa beraz aho batez onartuta geratu da carmelo barrioren jatorrizko testua